egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

hasi baino lehen jakinarazi bosgarren puntua beste baterako utzi dela eta hamaikagarren puntua bosgarren

eztabaidatuko dela gai zerrendako lehenengo puntua galdera miren josune gorospe elezkano euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina

bai eskerrik asko eta egun on legebiltzar buru andrea lehendakariok sailburuok legebiltzarkideok guztioi egun on

egun on berezia zuretzako iazko urtea bi mila hamazazpia zure lehenengo urtea izan zen urkullu lehendakariaren lantaldean eta lanaren aldetik urte gogorra ez da normala izaten urte berean

eta onartzea azkena bi mila hemezortzikoa

amaieran aurkeztu zenuen legebiltzar honetan bi mila hamazazpirako aurrekontua guk hemen urtebete dela justu

onartu genuen aurrekontua hamaika

ordutik hona gauza batzuk eta urtean zehar aurtenzorionez esan dezakegu sarrerei dagokionez aldatu izan direla aurreko urteetan

kupoari dagokionez lortutako jaurlaritzak espainiako gobernuak lortutako akordioaren ondorioz diru sarrera gehiago

altuagoa izan da horren ondorioz aldaketak egon dira

legebiltzarrean guk informazioa jasotzen dugu uneoro guztiok jasotzen dugu

baina egia da askotan eta askotan hemen ganbara honetan komentatzen dena jaurlaritzak bete behar dituela egonkortasun helburuak aurrekontuen egonkortasun helburu ezberdinak defizitarena zorpetzearena edo gastu arauarena berarena eta hortik dator sailburu gure galdera

exekuzio maila zein izan den eta zuek jaurlaritzatik legebiltzarrera

kontutan hartuta zein den zuk sailburu eta jaurlaritzak egiten duen balorazioa aurrekontu egonkortasunari buruzko

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on denoi gorospe andrea

egiteagatik orain dela aste pare bat gobernu kontseiluaren ostean

esplikatzeko zein izan zen defizita zor publikoa eta aurrekontuen exekuzioa ere baina nahiko konfusioa dagoela edo honela ematen du hemen egokia da berriro

babeseko euskal ereduari dagokion programak ia osorik

akordioak kontuan hartzen badira euskadik ehuneko zero koma berrogeita bateko superabita eduki du ren akordioaren efektua baztertzen badugu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

sufritzen ari garen eta datozkigun eraso guztiak ikusita eta itsura guztien arabera etorriko zaizkigun erasoak kontuan hartuta uste duzu eskuduntza mugatuak dituen

hartzen ditugun erabakiak babestu ahal izateko eskerrik asko
eskerrik asko iriarte anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

iriarte andrea labur labur ere erantzuna ez ez da nahikoa eta gehiago egin behar dugu eskuduntza gehiago lortzeko estatus

hobeto babesteko hau da gure programan jasotako helburua eta hau da baita ere autogobernu lan taldearen xedea eta horretarako da autogobernu lan taldea eskerrik asko

ba agian esan behar baldin badizut urkullu jauna beste behin ere pixka bat ere apur bat deskontzertatuta uzten nauzu zeren teorian zure hitzek

benetan autogobernuaren aldeko apustua oso argia dela baina erabateko sakontasunera iritsi gabe ez dakit ze arazo daukagun erabakitzeko geroa gobernatzeko urrats erabakigarriak ematearen inguruan ze izan ere zuk ongi dakizu ez daukagula bermerik ez daukagu bermerik eta

atzean gelditzea da eta geldi geratzea egoera honetan atzera gelditzea da resistir sin avanzar

autogobernuaren aurkako eraso eta mehatxuak ez dira ciudadanosek azken aste honetan egin dituen adierazpenak bakarrik

neurri batean errekurrituta dago eta nik ez dizut orain egingo

nafarroan beste horrenbeste erabakien inguruan baina ez da hori bakarrik herri honetan hiru pertsona kartzelan daude duela bostehun egun baino gehiago altsasu eta

taberna bateko borroka baten ondorioz terrorismoa leporatuta eta amurrioko gazte bat kartzelan dago dispertsioaren kontra protesta bat egiteagatik eta hori hemen gertatzen ari zaigu

alderdiak daude era batean edo bestean zuekin batera baina era berean herri honen gehiengoak txanpainarekin edo txakolinarekin edo kabarekin edo urarekin ez dakit nola zelebratu zuen presidentea aske geratu izana eta gainera zelebratu zuen

eta zure aldetik eta zuen aldetik ez genuen ospakizun horren aurrean edo jendearen erantzunen horren aurrean ezer entzun entzun duguna da berriz ere ehun eta berrogeita hamabostekoekin jarraitzeko asmoa duzuela ze

gogoa ikusten zaizue eta nire galdera da

zuk uste duzu formalki altxatzeak argi berdea ematen dizuela partidu popularrarekin aurrekontuak adosteko zuk uste duzu

marko bat da horregatik euskal herria bilduk berriro esango dizu prest dagoela herri honen gehiengoak

herri hau blindatzeko herri honen eskubideak zaindu eta zabaltzeko herri honi egonkortasuna emateko galdera da zuk nahi duzu bai ala ez
eskerrik asko iriarte anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

dena dela esan dizut lehengo partehartzean ez ez da nahikoa eta gehiago egin behar dugu eskuduntza gehiago lortzeko

eta hau da gure programan jasotako helburua eta hau da baita ere autogobernu lantaldearen xedea esaten duzu resistir sin avanzar

garatu egin ahal izateko eta aurrera egiteko zer egiten ari garen eta hori lortzeko egingo duguna azalduko dizut bat nik bat egiten dut bi mila hamaseiko urtarrilaren hamabian euzko abertzaleak legebiltzar taldeak autogobernua eguneratzeko aurkeztu zituen hamaika oinarriekin

gure eskumen ondarea eraberritu behar da europako gertaleku berriei egokitzeko dagoelarik esaten zelarik bi gobernu programa bat adostu dugu non lehenengo aldiz autogobernua eguneratzeko eta gizarte segurantzaren kudeaketa ekonomikoaren eskuduntza lortzeko helburua onartzen da hiru bi mila hamazazpieko irailaren hogeita batean estatutua osorik bete dadin txosten bat

erraztea da helburua lau eusko jaurlaritzak honakoa berretsi du estatutua berritzeko proposamen zirriborroa egingo dugu autogobernuaren batzorde txostengilean adostutako oinarri eta printzipio zehatzei buruz bost eusko jaurlaritzaren asmoa berresten dut autogobernu aitortuaren defentsa eskuratzeke dauden estatuturen eskumenen transferentziak burutzea

y el traspaso de las competencias pendientes hauek guztiak dira eusko jaurlaritzaren konpromisoak eta bide horretan legebiltzar osoa bidelagun izatea nahiko nuke argi dago zenbat eta babes gehiago lortu hainbat eta indar gehiagorekin babestuko ditugula gure eskumenak eta zabalduko dugula gure autogobernua beraz eusko jaurlaritzak

oinarri sendoen gainean eta aipatu ditudan printzipioak defendatuz adostasuna landu eta ezinbesteko aurrebaldintzarik ez jarri ezberdinen arteko akordioak erraztu eta frenterik ez ezarri oinarri hauek onartuta

lortu dezakegu eta hori da gure zeregina eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera
lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina estatuko aurrekontu orokorrei buruz martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

ni ere kezkatu egiten nau mehatxuak baina mehatxua mehatxua da momentuz

argi eta garbi erantzungo dizut eusko jaurlaritzak aurreko urtean espainiako gobernuaren lortutako akordioak onak izan dira euskadirentzako gure ustez eta akordio onak eta emankorrak izan dira sí los pactos

eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

martínez jauna lehendakari jauna zurea da hitza

beraz alderdi popularra eta espainiako gobernua sutsu kritikatzen dituzu bai baita ere eusko jaurlaritza espainiako gobernuarekin

euskadirentzako kritikatzea ondo dago martínez jauna baina horrek gauza bat ezkutatzen du

horren bitartez beste aurrekontu ezberdin bat aurkeztu eta onartu zitekeen alternatiba horren giltza besteak beste zuen eskuetan dagoelarik zuen ardura da

gai zerrendako laugarren puntua galdera gloria sánchez martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina euskal agente sozialek bi mila hamazazpiko urtarrilaren hamazazpian lortu zuten lanbide arteko akordioaren

social muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea erantzuteko san josé andrea zurea da hitza

gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina funtzionarioentzako soldata igoera konpontze aldera irekitako prozesuari buruz

eskerrik asko sémper jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzar jaun andreok egun on guztioi señor sémper

eskerrik asko erkoreka jauna sémper jauna zurea da hitza

martínez pero eskerrik asko sémper jauna erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa miren larrion ruiz de gauna eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina unibertsitate lizentziako graduko eta masterreko titulu ofiziala duten gazteek jaso beharko lituzketen soldatei buruz

lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on

euskal herriko unibertsitateko errektoreak nekane balluerkak argi kalifikatu zuen goi titulazioa duten gazte askoren egoera laborala soldata mila eurotik behera kobratzearena eskandalagarria zela

eta gaur hau hona ekarri dugu ze eh bilduri asko kezkatzen zaion gai bat delako eta pentsatzen dugu ere gobernuari asko kezkatzen zaion gai bat dela eta suposatzen dut oraingo honetan urkullu jauna zuk esango didazula azpiazu jaunak

batera egiteko bide bat izan daitekeela gutxienez ongizate estatuan sinesten dugunontzat eta

eta bai batez ere gazteen kasuan nola hasten diren enpleguan

posible egin ahal izateko eta batez ere pentsatzen baldin badugu soldatak merituen arabera jarri behar direla atzo pentsioen inguruan ere enegarren eztabaida izan zen eta uste dugu ere soldatena txanponaren beste aldekoa dela argi dago ere eta ezaguna da eh bilduren jarrera zein den pentsioen inguruan guk defendatzen dugu pentsionista guztiak

eta aldi berean ere guk pentsatzen dugu soldata guztiak lan egiten duen jendearen soldata guztiak bermatuta egon beharko litzatekeela mila berrehun eurotan baita ere europako

argi dago eztabaidagarria dela eta ausartuko nintzateke gainera esatera hainbatetan morbosoa dela

funtzio publikoan ibili garenontzat ere lehendakariaren soldata

hau da urkullu jauna zuk betetzen duzun postua erkidegoaren lehendakariarena erantzukizun mailarik handiena du

eta logikotzat orduan da pentsatzea eta nola antolatzen diren funtzio publikoan hori soldaten aldetik muga izan behar dela eta horren arabera besteak ere antolatuta egon behar direla

ez dut aipatuko futbolarien soldatak nolakoak diren lehendakariaren soldatarekin konparatuta zeren hori ulertezina da baina bai ez dagokigula

baina beno zu ere lehendakari bezala elkartzen zaren eta

eta ez dute printzipioz gutxienez paperaren gainean lehendakariak daukan ardura baino gehiago

hitz egin beharko zenez soldata zerekin lotuta egon beharko zen edo momenturen batean nik uste dut machadok aipatzen zuenean es de necios confundir valor y precio

balio handia duenari salneurri baxua jarri egiten zaio

analizatzen dituztenak bi mila hamairuko tituludunek egoera laborala

hona gizonezkoen ehuneko hirurogeiak zuen kontratu mugagabea eta bi mila hamaseian berriz hau jaitsi da ehuneko berrogeita batera

emakumeen kasuan bi mila bederatzian emakumeen ehuneko berrogeita zazpiak kontratu mugagabea bazuen bi mila hamaseian emakumeen ehuneko hogeita hamaikaak erreferentzia ari naiz egiten uneoro gradu tituluak bi mila hamairuan lortu zutenei buruz

gizonezkoen ehuneko seia lanaldi partzialean ziren baina bi mila hamaseian emakumeen ehuneko hogeita bederatzia

hamabosta eta soldatetan ere gorabehera handiak gertatu dira jaitsi egin dira ere bai bataz besteko soldatak aurkitzen ditugu ere bai batez besteko soldata oso ezberdinak jakintza arloaren arabera batez besteko hileroko garbian mila laurehun eta hirurogeita hamar eurokoa baldin bada hori baldin bada zientzia esperimentalean mila ehun eta berrogeita hamabost eurotara jaitsi egiten da

egia da unibertsitatean kalitate handiko formazioa eskaintzen dela tituludunek praktika ere egiten dituzte eta batzuk urte bat baino gehiago ere beste herrialde batean erabiltzen dutela ezagutza maila handia eta gaitasun maila handia ere eskuratuz

ez da ematen dena ez da benetan balio handikoa dena estimatzen salneurriarekin hau da soldatarekin

gobernutik har daitezkeenak azken finean jaurlaritzak egiten duena maila bat ere ezartzen duelako horregatik lehen aipatzen nuen zure soldatarena hor adibidez lehen aukera programan zure gobernuak ezarritako baldintzak ere aurkitzen dira

programa horretan helburuetan agertzen da besteak beste unibertsitate ikasketak amaitu dituztenak eta hogeita hamar urtetik beherako gazte langabeak

eta oinarrietan agertzen den bezala kontratuak egiteko eskatzen diren baldintzak minimoak zeintzuk dira kontrataldi lanaldia osokoaz izateaz gain eusko jaurlaritzak ere

soldatetan ere zein da jartzen den maila lizentzia ingeniaritza arkitektura edo masterra boloniaren planari buruz

soldata gordina gordina ez garbia hilero

eta unibertsitateko diplomatura ingeniaritza tekniko arkitektura tekniko edo unibertsitateko gradua dutenentzako soldata gordina mila

soldata gaienera gordina da soldata garbia ez da milesurista izatera ailegatuko graduen kasuan eta hori da hain zuzen ere

zer egingo duen jaurlaritzak gazteek soldata duina jaso dezaten eta lan baldintzak duinak izan ditzaten
eskerrik asko larrion andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok

izan dugun krisi aldiaren ondoren

joera positiboa du eta orain lan baldintzak hobetzeko aukera dugu

joera horrek enpleguaren kalitatea bultzatu beharko du

behinekotasuna murriztuz eta ordainsariak hobetuz actualmente

gure gazteria kolektibo prestatua eta trebatua da ekimena duena eta gizarte mailan konpromiso handia duena por ello en el gobierno vasco

horretarako kalitateko enplegu lortu behar da eta neurri paraleloak hartu behar dira hala nola etxebizitzaren

proiekzioan baita ekonomiaren garapen egokia ere izan ere lehiakortasuna eta elkartasuna

kokatutako lantokietan egiten diren eta gutxienez sei hilabeteko iraupena duten kontratuak aurreikusi dugu

eskerrik asko larrion anderea artolazabal anderea zurea da hitza

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadiko ekonomia eta gizarte

planaren gainean egindako irakurketari buruz etxebarrieta anderea zurea da hitza

egun on guztioi kontseilu ekonomiko eta sozialak emakundek osatutako emakumeen eta gizonen berdintasunerako zazpigarren planaren

eta berau aztertzeko aukera izan dugu orain hainbat gai aipatzen dira bertan kontuan hartzekoak zalantzarik gabe eta batzuk konpartitu ditzakegu

baina honen gainean hitz egiteko aukera baliatu nahi dugu gaurkoan hala ere hasi aurretik eta argi eta garbi adierazi nahi dugu berdintasun planen beharra ezin bestekoa dela eta emakundetik abiatuta beste instituzio

zabaldu behar den dinamika hau ezinbestekoa dela lorpen bat izan da hauen sozializazioa eta hauen derrigortasuna eta azken honetan baditugu egiteko urratsak

plan hauek derrigorrezkoak izatea ere besteak beste baina hala ere

eta emakundek plan hauek sustatzeko eta kontrolatzeko egin duen lana aintzat hartuta

ditzagun cesek aipatzen dituen hainbat puntu alde batetik plan hau kontinuista dela esaten du

giza eskubideen batzordean eta honen inguruan hain zuzen kontinuismo honen inguruan hitz egin genuen eta gure taldetik kontinuismo hau balorean

kontinuistak direlako ez direlako lau urtetik lau urtera aldatu eta dagoeneko lanean ari diren instituzio horiei

bide ematen jarraitzen dielako martxan dauden proiektuei bide ematen jarraitzen dielako eta horregatik kontinuismo horren beharra azpimarratzen genuen

zentzu honetan berdintasun plan hauek kontinuistak izan behar dutela ulertzen badugu eta egiten ari den lanari etenik ez egiteko esfortzua aintzat hartzen badugu bere garaian ere mahai gainean kokatzen genuen galdera bat ekartzen dugu gaur hona

ez ote den komenigarria berdintasun planen lau urteroko derrigortasun horri nolabaiteko buelta bat ematea berriro ere azpimarratu nahi dugu

behin plan hau egin eta horrekin nahikoa dela pentsatzeko jarrera horri inondik inora baina lanean ari diren horiei oztopoa ahal bezain txikienak eragiteko

udaletan askotan teknikari bakarra egonda lan asko paralizatu egiten ditu ebaluazio eta plan berriak egiterako garaian eta ez badira paralizatzen askotan teknikari hauen baldintzak prekarizatu egiten dira lanorduak bikoizten dituztelako beraien borondate onagatik zuetako

dituzue udaletako berdintasun teknikariek berdintasun sailetan egiten duten lana militantzia feministatik asko du beraien lanak hori oso alde batetik konpromisotik lan egiten dutelako sinesmen osotik lan egiten dutelako mugimendu feministaren parte hartzea sustatzearen

edo garai konkretu batzuetan duten lan eskerga hori sustatzea gure ardura da eta ezin dugu haien borondatearen gain utzi lan hau guztia horregatik planteatzen dugu

interesgarria izan daitekeela berdintasun plan berri hauek zerotik egitea baino

edo legegintzaldiko planifikazioak egiteko aukera ematea

iraupen luzeagokoak izan litezke ere bai lau urtetik zergatik ez ditugu ez dakit sei urtera pasatzen

ebaluazioak egiterako garaian garai gehiago izango genuke azterketa horiek egiteko eta inpaktuak aztertzeko ideia batzuk besterik ez dira ez gara gu izango ideia konkretu bat proposatzen dutenak uste dut badaudela

askoz gehiago hausnartu dutelako egia da askotan horren berri eman izan zaigula eta horregatik baliatzen genuela momentu hau eztabaida hau mahai gainean jartzeko

zuelako uste dugu zazpi berdintasun planek

bidea eman dezaketela birformulatzen hasteko metodologiarik egokienean

urkullu jauna cesk berak egiten zuen proposamen konkretu honen gainean bestalde

egon ez dela aditzera ematen du oso kontuan hartzeko adierazpena dela uste dugu politika publikoak diseinatzerako garaian ezinezkoa delako

eragingo dien pertsonekin ez egitea eta plan honen inguruan aditzera ematen da mugimendu feministari emakume elkarteei ekarpenak egiteko aukera

ekarpen horiek bidaltzeko baina eztabaidarako eta negoziaziorako espaziorik ez dela zabaldu eta hau bai azpimarratzeko modukoa dela iruditzen zaigu

izango den horrek ez luke bestelako metodologiarik izan behar bestelako parte hartzerik behar eta badakigu parte hartze ganorazko batek denbora eskatzen duela

denbora tarte mugatuekin topatzen gara urgentziaz lan egin behar izatearekin topatzen gara

prozesu interesgarriago batzuk metodologikoki interesgarriago batzuk garatu ahalko

gobernuak honen inguruan eta amaitzeko zehaztasun falta egozten zitzaion balorazio honetan

eta gerora instituzio eta erakunde bakoitzak zehaztu beharko lukeela zein ekintza mota egin behar den eta ados gaude plan marko bat izan behar duela eta gero norbanakoak

erdibideko puntu bat ere egon litekeela hau da norabidea askoz gehiago findu genezake eta aukera emango luke hala ere plan horiek burutzeko eta garatzeko edonork bere ibilbidea zehaztea bere garaian hori ere esaten genuen helburuak atzematen zirela baina batzuetan zehaztasun falta ikusten genuela beraz esan bezala kontuan hartzeko moduko

uste dugu badela garaia planen gainean norabideaz hausnartzeko ikasitako eta egindako bideak fruituak eman ditu baina badugu aukera bat bestelakoak ere egiteko egindako bidea ikusiz ikaspenak ateraz eta norabide berri bat ezartzeko ados
al zaude urkullu jauna eskerrik asko etxebarrieta andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

etxebarrieta andrea aintzakotzat hartzen dut eta gainera kontutan hartzen dut zuk egindako hausnarketa eta ziur naiz

izan ere zuk aipatu egin duzu nola berak ere agerraldi bat izan egin zuela eta

emakumeen eta gizonen berdintasuna lehen mailako helburu bat da eusko jaurlaritza osoarentzat

jasotzen ditugun ekarpenak baita eh bilduren eskutik jasotzen ditugun ekarpenak aintzat hartzen ditugula baita ere noski ekonomia eta gizarte kontseiluak aurkeztu berri dituenak hori bai jakin behar da eta zuk ondo azpimarratu egin duzu etxebarrieta andrea

administrazio publiko osorako osorako hala esaten du bi mila bosteko berdintasunerako legeak legegintzaldi bakoitzean eta legeak dioena legegintzaldi bakoitzean eusko jaurlaritzak plan orokor bat

plan horretan hain zuzen euskal herri aginteek emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan izango dituzten jarduerak orientatzeko

modu koordinatu eta orokorrean jasoko dira hau da legeak dioena planean lehentasunezkotzat jotzen diren helburuak adierazten dira ordea ez da

administrazio bakoitzari baitagokio dituen eskumenen arabera berdintasun planaren edo berdintasun planari ez dagokio beraz

ez dagokio erakunde bakoitzak erabakiko ditu bere aurrekontuak eta gauzatze maila eta garapen praktiko handia izan duen

eusko jaurlaritzaren sail bakoitzak berdintasun plan bat dauka foru aldundi bakoitzak bere berdintasun plana dauka eta erkidegoko ehun eta hemezortzi udalek berdintasun plan bat dute plan bat izateak

herri batek berdintasunean inbertitzen duela eta gero eta gehiago inbertitzen duela esan nahi du plan bat izateak erakunde guztietan plan bat izateak

ematea dakar edo eman beharko luke seigarren berdintasunaren edo berdintasun planaren ebaluazioa azpimarratu egin nahi dut baita ere honetaz ere cesk ere zerbait esan nahi duelako eta ez nator bat

positiboa da balioespena euskadik aurrera jarraitzen du berdintasunerako bidean

enpresa askok ere badute gero eta gehiagok martxoan adibidez bai sarea

ekarpen guztiak aintzat hartzen ditugu eta plan berrian proposatutako adibide zehatzak jarriko ditut eta gero esango dizut zergatik bat ekonomia eta gizarte kontseiluak esku hartzeko ardatz bat proposatu du hezkuntzaren dimentsioari heltzeko plan berriak badauka jasota hezkidetza helburu estrategikoa

eta gainera hezkidetza eta genero indarkeriaren prebentzioa lantzeko gida planaren helburuekin bat datozenak bada

bideratuta daude eskoletan hezkidetza integratzeko ikasleen aukerak eta akademikoa genero baldintzapenak edo ekiditeko eta hezkuntza

bi plan berria eraldaketa ekonomikoa eta soziala sustatzeko helburua lortzera dator inplikatuta dauden eragile sozial eta ekonomikoekin batera planteatzen dugu

enpresekin hirugarren sektoreko erakundeekin eta herritarrekin jarduteko sarea zabaltzea jasotzen da planean bertan hiru eusko jaurlaritza plan espezifiko bat egiten ari da generoan oinarritutako soldata arrakala deuseztatzeko inplikatutako sail guztiekin

eragile ekonomiko eta sozialekin ere aritu gara bi lan bilera izan dira edo egin dira dagoeneko biak ekonomia eta gizarteko

lau eusko jaurlaritzak kontziliazioaren eremuko neurri zehatzak proposatu egin ditu langile publikoarentzat

ekonomia eta gizarte kontseiluaren ebazpena baino lehen

eta hona hemen neurri zehatz batzuk indarkeriari buruzko araudia berrikusi ziur aski emakumeen aurkako indarkeria deuseztatzeko legea tramitatzera ekarriko du horrek

arloko arreta hobetzeko erakunde arteko koordinaziorako hirugarren akordioa berritu indarkeriaren arloan eskuhartzen duten profesionalen gaikuntza etengabe hobetu edo emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa sustatu eta sendotu

ekonomia eta gizarte kontseiluaren ebazpena kontutan hartzen duguna aintzakotzat hartzen duguna baina bere ebazpena baino lehen abian jarritako neurriak dira beraz etxebarrieta andrea ez izan zalantzarik bat gatozela berdintasunaren helburuarekin

hau da garai batean berdintasunarekin zerikusia zuten politikak toki konkretu batean kokatzen genituen

anbito guztiak ez genituen bustitzen berdintasun politikekin zeharlerrotasunaren alde ona izan da beste hainbat

esango genuke guztiak inplikatu behar izan dutela berdintasunarekin denon ardura delako eta ardura toki guztietan kokatu behar dugulako baina honek askotan

edo egin genezakeenaren ikuspegia lausotu egiten digu zailtasunez ikusten dugu aterki berdinaren pean

mahai interinstituzional horiek departamentu arteko mahai horiek baina betiere gidaritza sendo batekin betiere erabaki politiko konkretu batzuei jarraituz ezta eta guk uste dugu

berdintasun planak agian zehaztasun gehiagorekin anbizio gehiagorekin norabide konkretu batzuk identifikatu ahalko lituzkela gaur egunean lausoegia geratzen zaigulako askotan ildo garrantzitsuak irudikatzen baditu ere horietan

egiten den ikusteko aipatzen da zehaztasun falta hori

helburua eta ardura aurrekontu hauek zehaztea baina bai aurrekontu horien norabidea zehaztu lezake hau da proposamenak egin

inplikatuko dituzten politika horiek errealak izan daitezen nolako aurrekontuak identifikatu beharko ziren zehazteko edo ekintzetan uste dugu guk bai gobernutik erantzun behar zaiola adibidez ikusten dugulako

elkarrekin podemoseko arana andreak eskatu zizkien sail guztiei eta horiek aztertzeko aukera izan genuen batzuk horrelako lodiera zeukaten

eta uste dugu horrek asko esaten duela departamentu bakoitzak daukan inplikazioaren

eta nola kokatzen edo nola ebaluatuko dugu hau nork ebaluatuko du hau nork ebaluatuko du ibilbide hau uste dugu

minimo batzuk kokatu beharko lituzkela horrelako desberdintasunak gertatu ez daitezen aurrekontu partida eznahikoekin topatzen gara askotan

muga batzuk zehaztea ezinbestekoa dela uste dugu gure ustetan eta askotan esan dugu

berdintasunaren inguruan egiten duen partida ekonomikoen ekarpena eznahikoa dela tamainako erantzuna eskatzen duen arazo honen aurrean

eta uste dut aurrekontuek asko adierazten dutela ere borondateaz gain ekintza konkretuekin zer egiteko prest gauden adierazterako garaian

gure ustez oso garrantzitsua den puntua non

lanean ari den jendarte bat daukagu martxoaren zortzian uste dut kuantitatiboki agerikoa gertatu izan zela

azken urte luzeetako eraginaren ostean etorri zen hori eta historikotzat identifikatzen genuen egun horri ba tamainaz erantzun beharko genioke basque country

hogeita hamar estrategiaren aurkezpenean egon nintzen eta bertan adierazi zenuen herritarren parte hartzea ezin bestekoa zela

badaukagu parte hartzeko prest dagoen jendarte bat oso antolatuta dagoena zentzu honetan guri dagokigunean mugimendu feministaz ariko ginateke eta berriz ere

aurrekontuekin parte hartzearekin eta birformulazioarekin tresna eraginkorrak izan ditzagun eskerrik asko
eskerrik asko etxebarrieta anderea lehendakari jauna zurea da hitza

lehentasunezkoa dela euskadin eta gure erkidegoa aitzindaria izan dela ere

eta hala azpimarratu egiten dut hala izanda gero eta gehiago bai emakunde sortuz geroztik berdintasunerako legea onartuz geroztik

aurten onartuko dugun zazpigarren planera arte

kolektiboa duela erakutsi egin du eta nik uste dut oro har gu ere horren isla garela eusko jaurlaritzak

eta horrela erakutsi egin digu legearen ebaluazioak egin dugun heinean eta oso modu argian ikusi genuen baita ere zuk aipatutako martxoaren zortzian gure gizartean izan ziren mobilizazioarekin eta

planteatu egiten duzu eusko jaurlaritzaren inplikazioa

egin behar dio jakina erantzuten ari da urteetan eta hurrengo urteetan ere egingo du indar gehiagoz oraindik

eta sendotzen jarraituko du baita jaurlaritzaren inplikazioa ere sendotuz joango delako eta areagotuz ere joan egingo delako konpromiso hori ez da

hamabost helburu estrategikoen artean aukeratuta dago jaurlaritzaren hamabost helburu estrategikoen artean aukeratuta dago porque sí

orokorrean emakunderi bideratzen zaizkion aurrekontuekin baizik eta saila bakoitzean ere gauzatzen diren aurrekontuetan eta zeharlerrokotasun hori ere planteatuz

hau herri helburu estrategiko bat da eta erakunde guztien konpromiso bat baita ere euskal gizarteak onartu

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera oihana etxebarrieta legrand eh bildu taldeko legebiltzarkideak

aukeratzeko joera dute emakumeek roberto larrañagak confebaskeko presidenteak egindako

honetaz gain ere soldata arrakalaren inguruan galdetuta enpresak emakumeentzat erakargarriak ez izatea arrazoietako bat izan daitekeela gaineratu zuen

honek ordezkatzen duen kolektibo horrek soldata arrakalari aurre egiteko mahaian parte hartzen duen neurrian galdetu nahiko genizuke urkullu jauna ea egoki jotzen dituzun
hitz hauek eskerik asko etxebarrieta anderea erantzuteko lehendakari jauna

jaso egin ditudanean galdera bezala beste batzuk esandakoen aurrean zein den nire iritzia edo nire irizpidea nik uste dut eta gaurkoan ere berretsi egingo dut orain arte emandako erantzunetan

irrati programa batean eta bat batean egin zituen adierazpenei nire irizpidea ematea edo adierazpen horiei buruz irizpidea ematea edonola ere elkarrizketak nik uste dut osorik entzun egin behar direla eta ez duela balio hona zati zehatz batzuk aukeratzea eta ekartzea

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna etxebarrieta anderea zurea da hitza

neurri honetan horren inguruan esandakoak ekartzea zeren

esan bezala mahai horretan presentzia eta ekintza daukan erakunde baten ordezkari gisa pentsatzeko moduko esaldia izan zelako txikitan nik barbiekin jolasten nuen nik erabaki nuelako modeloa abeslaria edo zine aktorea izan nahi nuen nik erabaki nuelako

nik erabaki nuelako kazetaritza ikasi nuen erabaki nuelako eta egunkari bateko zuzendaritzari ezetz esan nion ere nik erabaki nuelako edo beste modu batean esanda futbolean ez nuen jolasten nik erabaki nuelako bonberoa politikaria edo mekanikoa

nik erabaki nuelako nire buruarekin bakarrik bizitzeko kapaza izango nintzela ez nuen pentsatzen nik erabaki nuelako

nik erabaki nuelako enpresa batean lan eskaerarik ez nuen egin nik erabaki nuelako eta emakumeok

guk erabaki dugulako eskerrak

gauden tokian gaudela guk merezi dugulako guk erabaki dugulako hori aldatzeko ezer egin ez dugulako eta eskerrak roberto larrañagaren confebask soldata arrakalari aurre egiteko sortutako mahaian

eta emakumeoi gure ardurak eta enpresa munduak egiteko ezer ez daukala

zeren zein erabaki hartuko lituzke bestela mahai honek martxoaren zortzian milaka emakumeek ozen oihukatutakoa edo sindikatuek egindako proposamenak aintzat hartzeko moduak liratekeela usteko luke

eta negar egiteko modukoa dela iruditzen zaigu benetan asko esaten duelako berak esandakoa esaldi batek asko esaten duelako eta paradigma aldaketaren beharraz hitz egin dugu martxoaren zortzian ere horretaz hitz egin genuen aldaketa hori agerian utzi zutenei bizkar eginez lan egiten jarraitzen duten horiek

hauen bizkar ardura uzten duten horiekin lanean ari zarete eta non dago mugimendu feminista lan honetan guztia urkullu jauna

bidelagun eta ez mugimendu feminista ez du mahai horretan parte hartzen

eta hau eraiki nahi dutenei mugimendu feministari ez diozue gonbidapen bat ere luzatzen

behar duguna neurriak dira islandian enpresei ziurtagiri bat lortzea derrigortuko diete soldata arrakalarik ez dutela ziurtatzeko

isunak jarriko dizkiete horrelako neurriak hartzeko prest egongo zarete mahai horretan edo emakumeen bizkar ardura uzten jarraitzen duten horiei

eskerrik asko etxebarrieta andrea lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

ez dut uste beraz polemika elikatzen ibili behar dugunik edo legebiltzarrera ekarri behar dugunik

erronka bat benetako aukera bat jarri behar dugu mahai gainean hor dago gakoa aukera hau baliatu behar dugu emakumeak modu aktiboan

gure gizartearen talentuaren ehuneko berrogeita hamar hori aprobetxatzea aukera berdintasunean horra hor gure aukera eta ni horretan ados nago horretan ados nago

soldata diskriminazioaren aurka borrokatzearen alde etxebarrieta andrea emakume zein gizon soldata bera

hori ez betetzea laneko delitua da eta gure ardura da beraz diskriminazio egoerak kontrolatzea jazartzea salatzea

ildo horretan gainera badugu beste konpromiso sendo bat modu aktiboan bideratzea emakumeak orain arte emakume gutxik hautatu izan dituzten lanbideetara izan ere

industrian eskaera handiena duten adarretan matrikulatzen ari direnen artean ehuneko bosta baino ez dira emakumeak horrenbestez lan egin behar dugu

eta berriro diot ezin gara estereotipoetan erori jakin badakit enpresa erakundeak kezkatuta daudela jakin badakit etxebarrieta andrea

bederatzigarren puntua galdera josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko becerra jauna lehendakari jauna zurea da hitza

enpresaren presidenteak konpromisoa duela enpresaren egoitza eta erabakitzeko zentroan euskadin mantentzeko eta gure erantzukizuna da

eta parke bat indartzen jarraitzea eta lankidetza bide horri eutsi egingo diogu jaurlaritzatik eskerrik asko lehendakari jauna

gai zerrendako hamargarren puntua galdera eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina emakumeen eta gizonen berdintasunerako zazpigarren planari eta euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordearen irizpenari

eskerrik asko macazaga anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamabigarren puntua galdera miren larrion ruiz de gauna eh bildu taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina forondako aireportuari buruz

bai eskerrik asko erkoreka jauna lehen justu aipatu duzu autonomiari aizkorakadarena

aukera izan ez dituzten hainbat ekimenei buruz

orain dela gutxi ere foronda aipagarria izan da desbideratzen direnean hegaldiak

eta forondaren egoera ulertezina egiten zaigula guztiz aireportua teknikoki bikaina izan arren ez du aukera erreal bat garatzeko

aireportuaren gaineko eskuduntzaren transferentziaren inguruan eskerrik asko

galdera berean bi gai planteatzen dituzu estuki lotuta daudenak eta legebiltzar honetan hainbat aldiz

bata da forondako aireportuaren bideragarritasun edo aprobetxagarritasunaren inguruan potentzialitate handiak dituelako eta gaurkoz behintzat horiek bat ere

bestea da egin daitekeen transferentziari buruzkoa lotuta daude baina funtsean diferenteak edo bereizgarriak dira beno legebiltzar honetan gai honi buruz hainbat aldiz eztabaidatu izan da joan den legealdian nik dakidanez behintzat bi aldiz

onartu izan da legebiltzarrean erdibideko zuzenketa bat eh bilduk euzko alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak sinatutakoa

hor jasotakoa da eta horrela aldarrikatu izan dugu eta defendatu izan dugu bai jaurlaritzak bai lehendakariak

legebiltzarraren ikuspuntutik eta aldarrikatu bakarrik ez zuk ezagutzen dituzu ez ditut orain zehaztuko denak baina jaurlaritzak eman dituen urrats horiek hor jasotako

besteak beste batzuk aipatzearren ministerioari kudeaketa gomendio bat proposatu zion duela urte pare bat gomendio horretan

aurreikusten zen proposatu genuen eta mahai gainean jarri genuen gainera lankidetza hitzarmen zirriborro bat eta prebisio guztiak hortxe zeuden bai buruzkoak bai denak hor zeuden hogeita lau

denak zeuden hor jasota baina ezezko borobila jaso genuen madrileko gobernutik beste proposamen bat ere izan da mahai gainean jarri da

hain zuzen ere aireportu bat eta hiru terminalarena hiru terminal auzolanean herritarren zerbitzurako

ahalegin guztiak egiten ditu baina hemen gauza bat behar da nahitaez gobernu zentralaren lankidetza

oso zaila da ezer egin ahal izatea eskerrik asko erkoreka jauna larrion anderea zurea da hitza bat etorrita neurri batean

eskerrik asko larrion anderea erkoreka jauna zurea da hitza erantzuteko

diagnostikoaren inguruan erabat ados gaude hor esan beharrik ez dago hainbat aldiz eztabaidatua izan da

aipatu dituzun horiek guztiak mahaigaineratu ziren horietan eta

transferentzia zuk aipatzen duzun transferentzia nola planteatu daitekeen ondo dakizunez

forondako aireportua interes orokorrekotzat deklaratuta dago horrek esan nahi du gaur gaurkoz transferentzia

kategoria hori kendu eta gero transferentzia gauzatu ahal izan da eta egin izan da beraz hemen gaur gaurkoz planteatu dezakeguna beste formula batzuk dira benetan eusko jaurlaritza eta euskal erakundeak inplikatu ahal izateko kudeaketa horretan

gobernu zentrala beti egon da kontra deszentralizatzearen inguruan baina ez du arazorik izan gero pribatizatzeko hori

guk garrantzia ematen diogu gai honi baina zerrendan atzoko eztabaidan argi asko gelditu zenez hogeita hamazazpi transferentzia daude oraindik mahai gainean

daudelako eta orain arte bezala gobernu zentralarekin presio berdinarekin egon gara benetan
jarri daitezen eta gai honi ba eskerrik asko erkoreka jauna

lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina zuia eta urkabustaiz hornitzeko

eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

y ambientales muchas gracias eskerrik asko arriola jauna lópez de ocariz anderea zurea da hitza

nada más eskerrik asko lópez de ocariz anderea arriola jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna

hezkuntzako sailburuari egina unibertsitatera sartzeko probako gaztelania eta literaturako emaitzei buruz

legebiltzarkideok egun on bengoechea andrea justifikazioan aipatzen duzun unibertsitatera sartzeko batxilergoaren ebaluazio estatistika

horietara aurkezten eta gainditzen dituzten ikasleen kopurua

era berean ikasleek egiten dituzten ikasgaietan ateratzen dituzten notei buruzko informazioa ematen du puntu honetan gogorarazi behar da unibertsitatera sartzeko probetara batxilergoko tituluarekin aurkezten diren ikasleak probarako aukeratutako modalitatearen bigarren mailako enborreko irakasgaien blokeko ikasgai orokorren azterketak egiten dituztela

bigarren mailako enborreko irakasgaien blokeko hautazko bi ikasgaien azterketak egin ahalko dituztela

aurreko urteetan eginiko sarbide probekiko elkargarritasunari eusteko

estatistiko honen fase orokorraz eta fase espezifikoaz hitz egiten da

urtero bi deialdi egiten dira ohikoa eta ezohikoa

arte plastikoen goi mailako teknikarien titulua edo goi mailako kirol teknikarien titulua duten ikasleek eta atzerriko hizkuntza sistematik datozen ikasleen proba horiek egin ditzakete

bat orokorra eta bestea espezifikoa baina kasu horretan biak dira derrigorrezkoak urtean deialdi bakarra egiten da

sartzeko aukera ematen die bertan ohiko deialdian eta ezohikoan azterketak

gero elkarrizketa pertsonala egiten da urtean deialdi bakarra egiten da berrogei urtetik gorakoek lan

hezkuntza trataera integralean irakasle guztiek

elkarrekin aritu behar dute komunikaziorako konpetentzia garatzen horretarako lagungarriak dira arlo edo ikasgai bakoitzeko jakintzen adierazpide bereziak eta hizkuntza bakoitzeko egoera eta esperientzia guztiak bi hizkuntza ofizialetan eta gutxienez atzerriko batean konpetentzia eleaniztuna lortzeko hizkuntza curriculum integratu eta integral baten bidez honako printzipio hauek beteko dira

inklusioa izan behar du oinarrian hau da ikasle guztiek izan behar dute gai ama hizkuntza edozein dutela ere eleaniztasunerako konpetentzia bere osotasunean garatzeko hizkuntza irakasteak erabilera izan behar du oinarrian hizkuntza erabilera sozial eta akademikoaren bidez ikasten baitira

kodeaz jabetzea printzipio horren ildoan hizkuntza eta edukiak integratze da zentzuzkoena hizkuntzak irakasteak komunikazioa izan behar du oinarrian hizkuntza bakoitzeko egoera pertsonal sozial eta akademiko adierazgarriek hautatu behar dira eta ikasgela komunikazio gune pribilegiatu bihurtu ikasleek denetariko komunikazio jardueretan parte hartzeko eraginkortasunez

hizkuntzekiko eta hiztunekiko jarrera ona garatzea izan behar du oinarrian kontuan hartuz

jartzen dugun ordena oso inportantea da eta nola markatzen dugun

denean aditza eta trantsitiboa

gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera borja sémper pascual euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina upv ehuren leioako campusean xabier rey urmeneta etako presoari egindako omenaldiari buruz sémper jauna zurea da hitza

eguerdi on el preso

eskerrik asko sémper jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

bere estatutuetan zehazki lehenengo artikuluan jasotzen den moduan

gizartearen zerbitzura dagoena erakunde autonomia duena da nortasun eta ahalmen juridikoak dauzkana

erantzungo die bai eta historiak eta aldaketak sozioekonomiko politiko eta kulturalek ekarritakoei ere kultur eta zientzia unibertsalaren jakintza ere zabalduko du gizartearen

era berean ekonomia gizarte eta ingurugiroaren jasangarritasunerako irizpideei jarraiki eramango ditu aurrera eguneroko zereginak bada unibertsitateko elkartearekiko bere goi zuzendaritzarekiko eta bere autonomiarekiko errespetuan oinarrituta eta halaber legebiltzar honekiko errespetuan oinarrituta euskal herriko unibertsitateko goi zuzendaritzari eskatu nion zure galderaren gaiari buruzko

osakidetzan duen egoerari buruz uria jauna zurea da hitza

es el mismo tiempo para todos bukatu zaizu darpón jauna zurea da hitza

lehen mailako arreta lehentasunezkoa da eusko jaurlaritzarentzat

lan egiten lehen mailako arreta bultzatzeko azken hamarkadetan egindako apustu irmoari esker eta profesionalen konpromiso eta lanari esker gaur egun euskadin lehen mailako arreta eredu on bat daukagu euskal herritarrek ondo baloratu eta hobeto babesten duten eredu baten

de mala salud euskadin daukagun egoera ezin da konparatu estatu mailan dagoen egoerarekin hemen lan egin duten lehen arretako profesionalek

egonkortasuna altuagoa da eta lan baldintzak hobeak euskadiko lehen mailako arretaren osasuna

bizkaiko osasun barrutik durangoaldean daude osakidetzaren osasun etxeetako pediatriako lanpostuen egoerari buruz uria jauna zurea da hitza

garai abadiño berriz zaldibar elorrio maiabia markina ondarroa etcétera etcétera

gorka maneiro nerea antia

amaitu da zure denbora un poco de solidaridad darpón jauna zurea da hitza

uria jauna berriro jakina denez

pediatria modelo bat lehen arretako unitateen esparruan

ezaguna da sendotuta dago eta duela urte asko emaitzak ematen ari da

uriak ez dauka denborarik o sea que hurrengo gaira pasako gara gai zerrendako hamazortzigarren gaia

ez baina bere denbora da eta amaitu dezake denbora bueno yo

gipuzkoako hoteletako langileen grebari buruz

eguerdi on guztioi pasaden apirilaren bostean gipuzkoako hoteletako langileen ordezkariek

greba hau burutuko da zerbait gertatzen ez bada maiatzaren hogeita hiru hogeita lau eta hogeita bostean deialdi honen harira berehala jaurlaritza

iritzia bere planteamendua eta oso norabide kritikoan azaldu zen

kontutan hartuta grebaren arrazoiak direla langileen erosmen ahalmena berreskuratzea eta baita ere sektorean aurrera doan prekarizazioari aurre egitea

sailburuari uste du gobernuak larriagoa dela greba bat egitea prekarizazioa salatzeko prekarizazio bera baino eskerrik asko

el derecho a la huelga langileek zerbait lortzen badute izango da bere lanari eta bere borrokari esker eta besteak beste greba deialdi hau egin izanagatik bere

bidezkoak dira eta bideragarriak dira beste toki batzuetan aplikatzen ari direlako beraiek eskatzen dituzte soldata duinak lan baldintza duinak eta externalizazioei

beraz zoriondu langileak zerbait lortzen badute beraien borrokari esker izango delako eskerrik asko casanova jauna retortillo jauna zurea da hitza

retortillo jauna gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina

eragindako sektoreei aurkezteari buruz lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eskerrik asko retortillo jauna lópez de ocariz andrea zurea da hitza bueno